egun on guztioi esne sektoreak bizi duen egoeraren aurrean pasaden urriaren bian jaurlaritzak zenbait neurri iragarri zituen horietatik bat

jaurlaritza eta aldundien artean martxan jartzekoa horrela egun hauetan gipuzkoako eta bizkaiko aldundiek martxan

deigarria egin zaigu esne behientzat laguntza hau jasotzeko baldintza bat behi kopuru minimoa hogei

laguntza hau jasotzeko eta modu honetara hogei esne behitik behera dituzten baserritar profesionalak laguntzarik gabe

hogei esne behitik behera dituzten baserritar profesionalak minimis laguntzatik kanpo uztea

eskerrik asko lazarobaster jauna erantzuteko tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea
lazarobaster jauna duela gutxi batzordean izan genuen agerraldian esne sektorean gertatu dena eta

nik uste dut han bertan aipatu genituen zein izan ziren

neurriak zeren krisialdi honek duen izaera globalagatik baita guri ere eragiten zigun baina

bildu ginen sektorearekin behi esneen sektorea baita ere aipatu genuen nahiz eta hor izan genuen eztabaida txiki bat

gauza bat da eraldaketarekin eta merkataritzarekin duen lotura estua eta horregatik nolabait hainbat ekimen jarri zirelako martxan aurreko

sektore hau egituratuagoa dago eta ez du hainbeste sufritzen ez du esan nahi honek ez diola eragiten baina ez du hainbeste sufritzen beraz aipatu genuena zen

laguntza hori ematea ez bakarrik galerak zeuden tokian dirua jartzea baizik eta sektorea egituratzea eta hori zen baita ere aipatu genuen minimis

eskerrik asko tapia andrea lazarobaster jauna zurea da hitza

baserritar bakarra laguntzarik gabe geratzea nolabait laguntzaren oinarri horiek aldatzeko aipatu duzu ehuneko hogeita hamar gipuzkoa araba eta bizkaian adibide txiki bat jartzeko gipuzkoa osoan hiru

daude bakarrik ekoizpen ekologikoan hirurak dira baserritar profesionalez profesionalak daudenak

bertatik bizi direnak eta minimis laguntza honetatik kanpo geratzen direnak hogei behitik behera dituztelako esne

inork ez ditu kapritxoagatik edukitzen edo larreak garbitzeko

lan handia da eta zergatik zergatik diskriminazio hau zergatik zigortzen ditu eajk baserri txikiak hain era

kanpo utzita baserri txikiak dirudienez soberan daude eajrentzat eta hau gutxi balitz gainera

horrelako trikimailu bat ere egin duzue esan behar da haragi behietan hogei behitik behera dituzten baserritarrak normalean ez direla profesionalak

eta kasu honetan gutxieneko behi kopurua hogei izan beharrean hamar behira jaitsi duzue

zertarako baserritar profesionalak ez diren laguntxoei diru laguntza bideratzeko beraz baserritar profesionalak

eta profesionalak ez diren beste batzuk diru laguntza jasoko dute argi dago eajk zer nahi duen

sektorearen etorkizuna nahi duena da alde batetik baserri txikiak desagerraraztea eta bestetik bere laguntxoei laguntzak eta gainera inongo konplexurik gabe eta zergatik laguntza animali kopuruaren arabera planteatu beharrean ez da planteatzen

bakoitzeko berriro ere errezeta zaharrak eredu intentsibo eta klientelista indartzeko eta

esne sektorea baserritarrik gabe utziko duten errezetak dira hauek betiko errezetak eta hau ere izango da noski eajren

tapia andrea erantzuteko zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea
lehenik eta behin badakit eajko partaide naizela baina kasu honetan sailburu bezala nator ez eajko kide bezala zeren hor daude bankada horretan daude horiei mesedez aipatu eajri dagokiona niri sailburu bezala bi nik ulertzen dut zaila dela zuretzako hogeita hamar urtetan jaurlaritza bat eta bestea bata bestearen atzetik aritu direnean esne sektorea egituratzen eta gaur lortu dena ikustean beste estatuetan daudenak baino askoz ere hobea izatea eta zuek ez duzuela parte hartu hori

baina onartzen ez dizutena da inolaz ere ez laguntxo hitza eta ez trikimailu hitza

alde batetik sektore guztiarekin onartutako neurriak dira

sailburu izatea tokatzen zaizunean egin ezazu sektorearekin landuta eta objektiboak eta benetan sektorea egituratzeko eta profesionalizatzeko hortik aurrera beste hitz guztiak eta hor bide batez esan nahi dituzun guztiak aparte daude erabat aparte eta frogarik baldin baduzu beste behin ere esan dizut beste behin baino gehiagotan frogarik baduzu horrelako zerbait gertatzen ari dela badakizu nora joan behar duzun

beraz kontuz aipatzen dituzunak zeren ez bakarrik niri sailburu bezala baizik eta sektore guztiari esaten ari zaie

euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina

mahaiburu andrea sailburuok legebiltzarkideok egun on

dekretua aldatzeko zirriborro bat egin du eta gizarteratzeko erakunde arteko batzordean aurkeztua aste honetan bertan han

argitu behar da ez dagoela legebiltzarreko galderan aipatutako gairik

aurrerago azalduko ditugu eskerrik asko toña jauna

eskerrik asko presidente andrea señora sarasua

eta legebiltzar honetan onartutako legez besteko proposamenak betetzeko baina modu berean hurrengo gogoetak kontuan hartu behar dugu primero

hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina hezkuntza marko
hirueledunari buruz

hacer un nuevo planteamiento lingüístico para la educación vasca tamalez hiru urte hauetan egin duzun ibilbideak argi erakusten du ez duzula inolako asmorik erabakiak hartzeko ez gai honetan eta beste batzuetan ere

ez duzu ezer argitzen dena lausopean

bitartean noski gure ingurua mugitu egiten da eta gure erkidegoa oso atzean geratzen ari da ingelesa hezkuntza munduan erabiltzerako orduan

egoera larria da eta argi hitz egitea eskatzen dizut mesedez uriarte andrea ba al ditu zure sailak hezkuntza marko hirueledunaren ebaluazioaren azken emaitzak

nola ulertzen da zuk oraindik aurkeztu ez izana

aurkezteko asmorik ba al duzu ondorioak hezkuntza sistema osoan praktikan

eta azken hau nola egingo duzu modu orokorrean edo batzuentzat bakarrik mila esker eskerrik asko celaá andrea erantzuteko

eskerrik asko presidente andrea señora celaá

hasi eta bi mila hamabi bi mila hamairu ikasturtean bukatu zen berrogei ikastetxeren parte hartzearekin

bi mila hamalauko maiatzaren zazpian legebiltzar honetan eskainitako agerraldi baten bidez emaitzen berri eman genuen orduan azaldu genuenaren arabera

ez zen atzerapausorik antzeman ingelesean aldiz irabazia nabarmena zen oso esperientzia positiboa beraz zuk esan duzun bezala une hartan ohartarazi genuena gogoaraziko dut labur labur

erabilitako ordu kopuruaren eta hezkuntza horietan eskuratutako puntuazioen arteko harreman estua gaztelaniaz aldiz ez zen harreman positiborik antzematen

eta azkenik hizkuntza bakoitzean curriculumaren ehuneko hogeia ikasteko ezarritako baldintza ez zen bete

bi mila hamaika bi mila hamabi ikasturtean abiatu eta bi mila hamairu bi mila hamalau ikasturtean bukatu zen bigarren aldi honetan

eta berrogeita bederatzi itunpekok hartu zuten parte met bat deialdiko ikastetxeen emaitzen ebaluazioa egiteko orduan met bi deialdiko ikastetxeen emaitzen neurketak bi eginak genituen

hirugarren neurketa egitea falta zen eta hirugarren neurketa hori bukatuta daukagu dagoeneko

zure galderan bertan aipatu duzun bezala zuk ederki ezagutzen duzulako gai hau proiektuak bere konplexutasuna dauka eta analisi teknikoek beraien denbora behar dute

nahi izan duguna baina denbora gehiago eraman digula azken ebaluazio horrek edozein kasutan egina daukagu ebaluazio hori benetan garrantzitsua iruditzen zaigulako

datuak hor daude txostena prest daukagu eta ahal bezain laster aurkeztuko dugu ondoren beti bezala presa agertzen gara txosten horren inguruan edozein azalpen emateko

edozein kasutan aurrerapen gisa metaren bigarren fasearen ebaluazio horretatik ateratako ondorio nagusienak aipatuko dizkizuet

hau da esperimentazioan parte hartu izanak ez die euskarazko

esperimentazioan parte hartzeak ez du eraginik izan hizkuntzetakoak ez diren konpetentzietan hau da matematikarako eta zientzia kulturarako konpetentzietan

lehenik eta behin hezkuntza erkidegoarekin batera landutako heziberri bi mila hogei hezkuntza ereduaren markoan

bigarrenik bi mila hamaikako eta bi mila hamabosteko ebaluazio diagnostikoen emaitzen erkaketa egiten ari gara hizkuntza bakoitza bere aldetik hartuta eta hirurak batera hartuta

hizkuntza proiektu hirueledun eta eleanitza abian jarri zuten ikastetxeen emaitzei ere erreparatuko diegu ondorioz

laguntzeko lau argazki ondo oinarrituak eta osagarriak izango ditugu

ebaluazio diagnostikoa eta azken bi ikasturteetako esperientzia eleanitza

eginez ikasleek hiru hizkuntzetan duten komunikazio gaitasuna hobetzeko

erkidego batzuetan erabilitako ereduak ere aztertu izan ditugu unesco etxearen eskutik

gure etorkizuneko eredu eleanitza modurik egokienean diseinatzeko asmoz

nada más y muchas gracias y espero que lo haga por favor eskerrik asko celaá anderea uriarte anderea zurea da hitza

hasiera funtsean hirueledunak eta eleanitzak ziren proiektuak martxan jartzeko diru laguntza deialdiei lehen esan dudan bezala proiektu horiek euskara ardatza izanda eleaniztasunaren ildo estrategikoaren

heziberri bi mila hogei hizkuntza ereduaren markoan jasota agertzen den legez horrela

bai ikastetxe publikoetara bai itunpeko ikastetxeetarako

eta eleanitzak gara ditzaten eta proiektu horien ondorioz irakasleek

deialdi hauen bidez dirulagundu daitezke atzerriko hizkuntza prestakuntza

ikastetxe onuradunei astean sei orduko ordu kreditu emango zaie bi ikasturtetan hizkuntza proiektu eleanitzaren garapen eta inplementaziorako horretaz gain ikastetxeek eskualdeko berritzegunearen zuzeneko aholkularitza daukate eskura prozesu osoan zehar hizkuntzen ikuspegi bateratua eta osoa kontutan izanik alderdi hauetan hizkuntza proiektuaren garapenean

hezkuntza hizkuntza politikak eta kultura saila helburu hori lortzeko ahalegin guztiak egiten ari da horrela proiektu horietan parte hartzen ari diren ikastetxeei baliabidek emateaz gain

eta garatzen ari diren lana eta proiektuen etengabeko jarraipena egiten dugu

uriarte andrea gai zerrendako hamazazpigarren puntua galdera nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina

eskerrik asko presidente andrea llanos andrea egun on podría extenderme

behin baino gehiagotan azaldu ditugu ze zailtasun eta oztopo gainditu behar dituen eitbk audientziak irabaztearen aldeko borrokan

horiek horrela programazio bakoitzerako ordu tarte egokienak zeintzuk diren aztertu behar du arretaz beti ere etbk ondorioz etbko

ematea erabaki zuen gai politiko eta eztabaidei eskainitako gaua denez asteazkenekoa

programa mota honetarako ordu tarte egokia zela pentsatu zen

uste dut atzerapen deliberatuaz hitz egitea ez datorrela errealitatearekin bat eskerrik asko uriarte andrea llanos andrea zurea da hitza

ez naiz eztabaida horretan sartuko esan bezala programa ezberdinen ordutegiak beti suertatzen dira eztabaidagarriak

eh bildu taldeko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina
emakumeen bira txirrindularitza lasterketaren inguruan etxeberria anderea galdera egintzat ematen dut

zuk adierazi duzun bezala emakumeen bira gure autonomia erkidegoan egiten den lasterketarik garrantzitsuena da

eta benetan diotsut hemendik aurrera ere antolatzen jarraitu ahal izango dela espero dugu

txirrindularitza arloan antolatzen diren lasterketak are gutxiago nazioarteko mailan antolatzen direnak hala eta guztiz ere

emakumeen txirrindularitzaren nazioarteko egutegian egoteko eta gure ustez esfortzu hori txalotzekoa da maila handiko txirrindulariak ikusi izan ditugu biran

besteak beste edo gure txirrindularien artean hain ezaguna den joane somarriba ere

ondo dakit ze garrantzitsua den lasterketa hau emakumeen txirrindularitzarako eta gu beti laguntzeko prest egon gara

eguerdi on guztioi tourmalet mortirolo urkiola mendate gogorrak txirrindularientzat

etaparik zailena gaur eta hemen jokatzen ari da lan nekeza eta zaila izaten ari baita emakumeen bira egiteko beharrezko baliabideak lortzea emakumeen bira zuk esan duzu bezala euskal herriko emakumeen txirrindularitza lasterketarik garrantzitsuena da

gizonen euskal herriko itzuliaren parekoa nolabait esatearren hogeita zortzi urtetan egin da pertsona batzuen borondatezko lanari esker izerdi asko aterata datorren urteko emakumeen bira ordea kolokan dago izan ere ucik betebehar berri bat ezarri dio birari hau da

telebista kateren batek jarraipena egin behar dio eta zehazki egin behar duena da etaparen ordubeteko laburpen bat eskaini ez da beharrezkoa zuzenean ematea etapa guztiak egunero etaparen ordubeteko laburpena eskaini eta azkeneko etapa zuzenean eskaintzea hori da ucik eskatzen diona emakumeen bira worldtourretik kanpo geratzen bada hau izango da bere akabera

eta finantzaketa ere murriztu egingo litzateke bidegurutze batean dago beraz emakumeen bira aurrera egin edo desagertu ala bizi emakumeen biraren antolatzaileek jaurlaritzari eskatu diote laguntza etbk ucik eskatzen dion jarraipen hori egin dezan baina gaur gaurkoz

ez dute ziurtasunik hori horrela izango denik espero dugu jaurlaritzak ardura beste erakunde batzuengan jartzeko tentazioa gainditzea tokiko erakundeak askoz baliabide gutxiagoarekin lanean ari dira ahal duten neurrian bira babesteko baina euskal herriko emakumeen txirrindularitza probarik garrantzitsuena laguntzearen ardura nagusia jaurlaritzarena da

behar duen laguntza osoa emango dion asko ez dela jakinda eta erantzun positiboa espero dugu erantzun positiboa emakumeen kirolaren alde emakumeen birak ez dio eskatzen jaurlaritzari tropeleko lehen lerroan tiraka jartzeko

itzuliaren pareko segimendua eskatzen ari izan ere gizonen biran etbk arratsaldero egiten zu zuzeneko jarraipena

eguerdiko gaur egun eta teleberri albistegietan zuzeneko konexioak egiten dira eta gaueko saioetan etaparen laburpena eta elkarrizketak emakumeen biraren antolatzaileak ez dira hori guztia eskatzen ari

eguneko etaparen ordubeteko laburpena eta azkeneko etaparen zuzeneko emisioa ze inbertsio eskatzen du horrek

kopuru hori da jaurlaritzatik esan dena kopuru hori jartzeko prest dago jaurlaritza

eta ala ez bada nola justifikatzen duzue jakinda gizonen lasterketarako euskal herriko itzulirako kultura sailak ehun eta laurogeita hamar mila euro jartzen dituela ehun eta laurogeita hamar mila euro gizonen itzulia egiteko

kopuru hori jartzeko prest dago jaurlaritza hori da jakin nahi duguna galdera zehatza da eta erantzun zehatza espero dugu

etorkizuna izan dezan behar duen laguntza osoa emango dion jaurlaritzak bermatuko duen etbk ordubeteko laburpenak egitea egunero eta azkeneko etapa eskaintzea emakumeen birak hori eta gehiago merezi du emakume txirrindulariengatik bira antolatzen hainbeste urtetan borondatezko lanean ari diren pertsona horiengatik

emakume txirrindulari izan daitezkeela pentsatzea nahi dugulako eskerrik asko etxeberria andrea jaurlaritzaren ordezkaria uriarte andrea zurea da hitza

etbrekin gaia aztertu ondoren honako hau adostu dugu aurrez grabatuta emango diren etapen grabazioa eta errealizazioa geure gain hartzea eta azken etapak zuzenean duen kostuaren erdia ere

proposamen hau antolakuntzari jakinarazi zaio dagoeneko eta oso arrera ona egin diote orain antolakuntzari dagokio iurretako emakumeen bira ziklismo kirol elkarteari gainerako ehuneko berrogeita hamar biltzea emakumeen birak datorren urtean ere merezi duen lekua izan dezan

izango dela eskerrik asko uriarte
andrea gai zerrendako hogeigarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina donostiako arte ederren jauregiaren gaur egungo egoerari buruz maneiro jauna

kontserbazio lan horiek era egokienean egin ahal izan ditzaten eusko jaurlaritza gipuzkoako foru aldundia eta udala elkarren arteko adostasunez eta koordinazioan ari gara donostiako arte ederretako eraikinari dagokionez horrela era adostuan hartu zen eraikinaren kupula erretiratu eta berreraikitzeko erabakia kupula hondakinetan zegoelako oso deskonposizio egoera aurreratuan zegoen

kupula erretiratzea ondoren berriz ere era filologikoan birjartzeko eta hala eskatu zitzaion sade enpresari ondo dakizunez sadek kupula erretiratu du dagoeneko eta ondoren adierazitako baldintzetan berreraiki beharko du

ondarearen legeak xedatutakoaren arabera gipuzkoako foru aldundiak egin ahal izango ditu

atzeratu ezin diren obrak zuzenean edo udalaren bidez eta horretarako ere jaurlaritzaren kolaborazioa izango dute
bai laguntza ekonomikoaren bidez eta baita beste edozein motatako elkarlanaren bidez ere eskerrik asko uriarte

egin izan dugu arte ederretako eraikinen aldeko apustua eta ez dut uste hori inor zalantzan jar dezakeenik guk eraikina bere ezaugarriak eta bere egungo egoera kontutan izanda modurik egokienean babestu egin dugu

hogeitabatgarren puntua galdera arri zulaika portillo eh bildu taldeko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina hezkuntza sailak esleitzen dituen hainbat obra publikoetako lan baldintza negargarriei buruz

eskerrik asko mahaiburu andrea eta egun on guztioi gaur berriz ere ekartzen dugu obra publikoetan gertatzen ari diren baldintza zaurgarrien salaketa ela sindikatuak aspalditik darama esleitzen diren obra

ikuskatzen hala salatu dutenaren arabera bereziki larriak dira hezkuntza sailak sustatzen dituen obretako lan baldintzak jakin izan dugu batzuetan

jardunak miseriazko soldatekin eta segurtasun neurri negargarriekin soilik bi adibide jartzearren donostiako musikene edo azkoitiko xabier munibe ikastolakoak horren aurrean sindikatuak lan harremanen kontseiluari precori bilera bat eskatu zion jaurlaritzako kideekin

urriaren bederatzian egin beharreko bilerara aldiz gobernuko inor ez zen agertu hori dela eta eh bilduk honako galdera hau egiten diogu

uriarteri egia da jaurlaritzako inor ez zela agertu bertaratu urriaren bederatzian hezkuntza sailak esleitzen dituen hainbat obra publikoetako
lan baldintza negargarriei buruz aritzeko lan harremanen kontseiluak deitutako bilerara eskerrik asko zulaika andrea erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea

egia da ela sindikatuak egindako salaketa jakinarazi diguzula baina iruditzen zait eusko jaurlaritzaren iritzia ezagutu aurretik ere ontzat ematen duzula

urriaren bederatzirako deitutako bileran elak hala eskatuta deitutako bilera batean jakingo duzunez

lan jakin baterako kontratatzen dituen enpresa baten arteko

eusko jaurlaritzak esleitzen du lana baina lana gauzatzen duten langileekin harremana ez du berak kudeatzen

bilerara joatea esaten duzunez bilera horren bitartez gobernuko kideekin elkarrizketan nahasteko asmoa

lan jakin batzuen inguruko lan baldintzak aztertzeko hain zuzen edo hori da behintzat zuri kontatu dizutena baina uste dut ez dizutela informazio guztia eman elkarrizketatan

lan baldintza duinak eta segurtasun baldintzak betetzen direla ziurtatzeko lan ikuskaritzak lan zorrotza egin behar duela uste dugu

baina areago arazoa ez da sortzen obra horiek hasten direnean arazoa esleipen horiek eskaintzerakoan ezartzen diren baldintzetan sortzen da

prezioa da batez ere kontuan hartzen den irizpidea prezio baxuena eskaintzen duen enpresarentzat izango da obra hori

normalean ez dutela prezioa jaisten beraien etekinak gutxituz baizik eta langileen soldatak murriztuz langileen prekarizazioari esker

segurtasunean beharrezkoak diren neurriak ez jartzeari esker eta askotan ere obraren beraren kalitate ezari esker

musikenen gertatutako sabaiaren erorketa daukagu esate baterako eskerrak inaugurazioa egin aurretik gertatu zela oso egoera larriak gertatzen ari dira diru publikoz finantzatutako obretan baina larriena da egoera horiek

administrazioak esleitzen dituen prezio baxuen ondorioz izatea baina ez diogu bakarrik

erreparatu behar izan ere ikusten ari gara nola esleitzen diren

ehuneko berrogeiaren azpitik enpresa batzuek aitortu dute ezinezkoa dela obrak

ezartzen dituzten lan baldintzak langileei aplikatzea musikene obrari

hauek adibide batzuek baino ez dira eta horrelako jokabideek

ere adierazten dituzte baina ez bakarrik murrizketak aurrekontuetan eskubideen murrizketak ere eta bestetik sailburu

baina horrelakoak adierazten digute benetan egun dagoen egoera larria aldatzeko borondate eza jaurlaritzaren aldetik

azter ditzagun egitateak eusko jaurlaritzak zenbait lan egiteko

inguruko konpromisoa hartzen du enpresa horrek eta bete beharreko baldintza sorta bat baldintza horiek betetzen ari dira

neurri negargarriak dituzu hizpide begira kontratazio bat egiten dugunean lan segurtasuna bermatzeko zerbitzua ere kontratatzen dugu gure ardura da

musikenen sabai aizuna erori bazen eutsi zezakeen pisua gaizki kalkulatu zelako izan zen ez segurtasun falta zelako

modu arrazoituan kalkulatu estandar batzuetan oinarrituz ondoren enpresa interesdunek beren eskaintza egiten dute haien arteko lehiak lan hori egiteko interes handiagoak edo txikiagoak egoera ekonomikoak eskaintzaren zer nolakoetan erabakigarriak dira faktore guzti horiek

erabakia hartzen da laburbilduz herri lanen kontratazio guztietan bezala jokatzen da eta nola ez eusko jaurlaritzak

eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako hogeita bigarren puntua interpelazioa blanca roncal azanza euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina

nada más y muchas gracias eskerrik asko roncal andrea erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

legebiltzarkideok eguerdi on señora roncal

ni de la organización de servicios en cuestión erizainen zuzendari kargua ospitaleko antolaketa organigraman konfiantzako postua da eta horrela izanik

badu eskumena bere taldeko postuak izendatzeko lehen orain

para su calidad y para su sostenibilidad eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna roncal andrea zurea da hitza

eskerrik asko roncal anderea erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

euskal talde popularreko legebiltzarkideak ingurumen eta lurralde politikako sailburuari egina

inguruan ruiz anderea zurea da hitza

eskerrik asko ruiz anderea erantzuteko oregi anderea zurea da hitza

del servicio eskerrik asko oregi anderea

eskerrik asko ruiz andrea erantzuteko oregi andrea zurea da hitza sí